egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eseri bakoitza zuen eserlekuetan eseri gai zerrendari ekin aurretik cristina ruiz

dei egingo diogu ruiz andrea ongi etorria

gai zerrendako puntu bakarra arartekoaren bi mila hamairugarrena urteko txostena

legebiltzarraren erreglamenduko berrehun eta zortzigarrena artikuluak dionari jarraituz lehenengo arartekoak txostenaren laburpen bat

ararteko jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarraren lehendakari andrea egun on mahaikide

egun on sailburu jaunak egun on legebiltzarkide jaun andreok eta egun on

bi hezkuntza ikasleak onartzeko prozesuei buruzko kexak

prozesu hori kudeatzean modu arduratsuan joka dezan plaza nahikoak ez dauden kasuetarako zehatuta dauden lehentasunezko irizpideak

hezkuntza plangintzari dagokionez arazorik handienak zero eta hiru urte bitarteko hasierako etapan daude oraindik ere

sailaren arduradunak animatu nahi ditugu abiarazitako ildotik lanean jarrai dezaten hau da eskola komunitateko ordezkari guztien partaidetzarekin plangintza demokratikoa ahalbideratu eta erraztu dezaten halaber krisi ekonomikoaren

hezkuntza arloko eragile batzuek eskola jantokiren zerbitzuan gertatzen ari diren egoera batzuk nabarmendu dituzte iaz

aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa abian jarri zela ikusi genuen

hobetu zitekeela ikasle jakin batzuei ahalmen handikoei eta arreta faltaren nahasmenduak dituztenei ematen zaien hezkuntza erantzuna horien egoerak

hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida planera ere

berriz ere eskola bizikidetzaren gaineko gida berrien aplikazio sistematiko eta eraginkorra sakontzeko premia dagoela tratu txarren egoeraren diagnosi zuzena egiteko biktimei laguntza babesa eta segurtasuna emateko eta eragindako familiekin konfidantzako eta komunikazio oneko harremana mantentzeko xedeak

eman dakien hiru osasuna eta osasun eskubidea

ezinbestekoa da osasun sistemaz mintzatzean ere egungo egoera sozioekonomikoa kontuan hartzea

aipatu beharra daukagu konstituzio auzitegiak zer adierazi duen

eta nola kontuan hartu duen pertsonen osasunerako eskubidea eta osotasun fisikorako eskubidea baita ere gizarte osoan osasunerako arriskuak ekiditeko komenigarritasuna ere eskubide horiek ezin dira indargabetu dirua aurreztu litekeela uste hutsagatik

asko jota osasun sistemen gainean hausnartzeko eta haien eraginkortasuna hobetzeko

gaixo kronikoen eskubideak direla eta esan behar dugu osasun sailak tratamenduekiko atxikidura errazteko hartu dituen neurriek

gaixo kronikoek prestazio farmazeutikoak eskuratu ahal izatean eta horrek osasun eremuko gizarte desberdintasunak murrizten laguntzen duela sentikortasun kimiko

euskal botere publikoek erakundeen arteko lankidetzaren bidez presako neurriak hartu behar dituzte gaixo kronikoak arreta sozio sanitariorik gabe gera ez daitezen izan ere horrelako egoerak sor daitezke

jarri zen indarrean estatuan buruko gaixotasun edo nahasmenduren bat duten pertsonei buruz

horregatik botere publikoek haien eskubideak benetan gauzatzeko baldintzak bermatu behar dituzte horretarako gaixo horien komunitatean egiaz txertatu ahal izateko ezinbestekoak diren jarduera guztiak bultzatu behar dira ostatua hezkuntza enplegua

partehartzea eta abar egin diren aurrerapenak gorabehera buruko osasunaren esparruan erreabilitaziorako bitarteko egitura nahikorik ez dagoela antzematen jarraitzen dugu eguneroko ospitaleak edo zentroak gainbegiratze maila desberdinetako ostatuak okupazio zentroak komunidade terapeutikoak klub sozialak

gizarteratzea krisi ekonomikoak oraindik ere gurean dirauenez gero dbe diru sarrerak bermatzeko renta

onuradunen kopuruak gora egin du bi mila hamairuan diru sarreren sisteman marka historikoa lortuz

diru sarrerak bermatzeko sistema hori elementu garrantzitsua da gizarte kohesiorako halaber euskal autonomia erkidegoko txirotasuna eta bazterkeria tasak europar batasuneko

euskadi europan desberdintasun maila baxuena duen gizarteen artean finkatuz bi mila hamairuan hobekuntza nabarmenak antzeman dira diru sarrera bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistema kudeatzean zehazki

hainbat alderdi garrantzitsuetan adibidez erabakiak behar bezala arrazoitzea eta

orobat baliabide materialak hobetu behar dira bereziki aplikazio informatikoak eta giza baliabideak

hornidura horiek areagotu egin behar dira ematen den zerbitzuaren eraginkortasun hobea bermatzeko

gizarte bazterketaren arloan lanean ari diren gizarte erakundeak finantzaketa arazoak jasaten ari dira dirulaguntzetan egindako murrizketen ondorioz horregatik horien

egiten duten lana oso beharrezkoa da gure gizartearentzat herritarrei hurbiltasuna eta malgutasuna eskaintzen dizkietelako eta administrazio publikoetara hurbiltzen ez diren edo betebeharreko baldintzak betetzen ez dituzten pertsonei arreta ematen dietelako gizarte erakunderik ez balego arretarik gabe geratuko

beraz horien lana babestu beharra dago gizarte kohesioa lortzeko eta desberdintasunen kontra borrokatzeko horretarako aurrekontu

pertsona kaltetuenen beharrizanak asetze aldera aurrekontu partida horiek gainera lehentasunezkoak izan behar dute krisi garaian

lehentasunezko eta presako helburua da oraindik ere etxerik ez duten pertsonek

etxebizitza izateko eskubidea krisi ekonomiko eta sozial larria dela eta euskal administrazio publikoek sendotu egin behar dituzte etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidearen eraginkortasuna bermatzeko baliabideak beharrik handiena duten pertsonak eta familiak babesik gabe eta funtsezko ondasunik gabe gera ez daitezen

gure autonomia erkidegoko etxebizitza babestuaren eskatzaileek etxebizitza bat alokairu erregimenean izatea eskatzen dute batez ere hortaz herri administrazioak dezente gehitu beharko dute alokairuan ematen den etxebizitza babestuaren eskaintza gainera aztertu beharra dago

neurrizkoak diren gaur egun eta beharrezkoa bada neurriak egokiak hartu behar dira babes publikoko etxebizitzen onuradunek

oro bat komenigarria iruditzen zaigu erosketa erregimenean sustatzen diren etxebizitza babestuak erabiltzeko edo esleitzeko bide berriak bultzatzea adibidez erosteko aukera ematen duen alokairua alokatzeko behin behineko baimenak ematea alokatzeko asmoz birkalifikatzea eta abar horrela

esleipendunek etxebizitza horiek erabili ahal izango dituzte oraingo honetan koordinazio mekanismoak ezarri behar dira etxebizitza eta gizarte zerbitzuen arloetan

etxe gabetzea pobretzea eta gizarte bazterkeria saihesteko aurten ere

sortutako arazoengatik nahiz eta gatazka horretan euskal herri administrazio bakar bat ere ez nahastuta egon arartekoaren bulegoak ezin du bazter utzi bizitzen ari garen egoera larri hau horregatik

eragindako pertsonak batez ere hipoteka zordunak babesten aurrera egiteko ahaleginik handiena egin behar da etxebizitza izateko eskubide konstituzionala babesteko familia bakar bat ere

ez dadin gera etxerik gabe herritarren segurtasuna

herritarren eskubide eta askatasuna bermatzea duelako helburu herritarrak seguru eta lasai egon daitezen zainduz eta horretarako delinkuentziaren kontra borrokatuz beraz

agenteek egiten duten lanari balioa eman nahi diogu eta hori eskertu poliziakide horiek aipatzen ditut horiek baitaude gure eskumenen

polizia jarduera gauzatzeari buruz jaso ditugun kexetan beste ekitaldi batzuetako gaiak agertu dira berriro esate baterako

barne kontrola ustez zuzenak izan ez diren jardueren barne ikerketa argiketak

bide publikoko identifikazioak eta araketak atxiloketaldiko gorputz miaketa zigor juridizionalak hasieratik faltatzat jotzen dituen eta haren iritziz zigor urraketarik eragin ez duten gertakariengatik atxilotzea agintekeria eta

arartekoaren bi mila hamairuko urriaren zazpiko ebazpenean gai horietako batzuk aztertzen dira

erabilera eta argiketen edukia ikuskatzeko gomendatu ditugun mekanismoak

ikerkuntzaren kasu zehatzari buruz bere horretan diraute beste urte batzuetan antzeman genituen gabeziak aurten berriz kexak sortarazi ditu etxerik gabeko

abandonatuetatik irtenarazteak arartekoaren bi mila hamairuko apirilaren hogeita laueko ebazpenean eta bi mila hamairuko abenduaren hamaikakoan

poliziak etxe hustuketetan egindako bi jardueraren gainean eta gure ustez betebehar diren bermeen gainean gure iritzirako bi kasu horietan ez ziren bete aipatutako bermeak eta bizilekuaren bortxaezintasunaren eskubideri eragin zitzaion

ostera agerian jarri behar ditugu etorkinak identifikatzeko kontrol orokortuari buruz jasotako kexak horren gainean oraindik ez dira ezer egin arlo horretan jarduera diskriminatzaileak saihesteko gomendatu ditugun

ingurumen egokia izateko eskubidea ingurumen

ingurumenari buruzko informazio eskaerak arin eta lehentasunez izapidetu eta ebatzi behar direla beti ere ingurumen arloan informazioa eskuratzeko eskubidea eta partaidetza publikoa eta justizia arautzen dituen legeak ezarritako hilabeteko epean

funtsezkoa baita beste eskubide batzuk adibidez erabaki publikoetan parte hartzeko eskubidea baliatzeko euskal herri administrazioak nahikoa baliabide tekniko eta elektronikoz hornitu beharko dira nolanahi ere eusko jaurlaritzaren ingurumen eta lurralde politikaren sailaren jarduera egoki bat aipatu nahi dugu izan ere sail horrek informazioa emateko bilerak egiten ditu ingurumenari lotutako auzi edo gatazketan interesa duten

ordezkariekin hizkuntza eskubideak

gure bi hizkuntza ofizialak jakiteak ez du bermatzen berez baten edo bestearen erabilera herritarrentzat aukera askea izatea

izan ere ia alferrikakoa da administrazioaren zerbitzuko langileek

erabiltzaileei kasu egiteko garaian ez badira bi hizkuntzan normaltasunez erabiltzen bere jarduera esparru guztietan arazo konplexua da eta konpondu nahi bada

edonola ere botere publikoek erabakitasunez esku hartu behar dute gai horretan

justizia eta segurtasun arloetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak iaz egiaztatu dugunez

finantza produktuak erosten dituzten pertsonen ematen zaien informazioaren eta banketxeak daukan informazioaren artean horixe da agerian bankuen sektoreari buruz herritarrek egin dizkiguten kexarik gehienetan

ez zaie informazio nahikorik eman finantza produktu edo zerbitzu bat kontratatzerako orduan

informazio eskas edo partzial hori agerian jarri da lehentasunezko partaidetzak erostean mendeko finantza ekarpenak eskuratzean zoru klausulak ezartzean irph

edo sinatutako hipoteka maileguen kontratuetan ehuneko hogeitik gertu daude berandutzako interesak sinatzean datuak babestea eta

iaz burututako hainbat jardueratan egiaztatu dugunez komunikatzeko gizarte sareak eta sare publikoak erabiltzeko orduan orduan informazio gutxi ematen da ez da kontzientziatzen eta

horrek erraztu egin dezake hedatu nahi ez diren informazio datu eta irudiak zabaltzea

lotu behar da hori arartekoaren ustez oreka lortu behar da berrikuntzaren eta gizarte sareen ahalmen izugarriaren eta pertsonen eskubideak bermatzearen artean

horri esker iritzi elementu berriak lortu ditugu gaur egungo egoeraren eta

gizarte aktibo eta inklusio bat sustatzeko eta herritarren partaidetza errazteko daukaten ahalmenaren diagnostikoa egiteko baita euskal herri administrazioei helarazitako proposamen eta ekimen multzo bat

mila esker eta egun ona izan eskerrik asko
jauna egindako lan guztiagatik orain legebiltzar taldeen txanda hamabosna minutu izango dituzue zuen jarrera azaltzeko

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den ruiz andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburu jauna arartekokideak

eskerrik asko mahaiburu anderea eta egun on guztioi ezer baino lehen arartekoa eta bere

genuke egiten duen lanagatik uste dugu beharrezkoa dela mota honetako erakunde bat herritarren eskubideen alde egiten duen erakunde bat gainera funtsezkotzat hartzeaz aparte interes politikotik kanpo lan egiteak eta inpartzialtasunez

beharrezkotzat jotzen dugu beraz lehenengo eta behin gure zoriona alde horretatik hori esanda beste behin ere azpimarratu beharra daukagu arartekoaren urteko txostenean badaudela urtero errepikatzen diren hainbat gomendio

eta horrek agerian usten du batzutan ez zaiolako kasu handirik egiten arartekoaren lanari hau larria da kontutan izanda herritarren eskubideen defentsoria batetaz ari garela

gobernutik edo administrazio ezberdinetatik ez zaiela kasu handirik egiten hala ere aitortu beharra dago honetan aurrerapena eman dela hamar errekomendazioetatik ia bederatzi erantzuten direlako arartekoaren aktuazioak

ehuneko hamabi gehiago kezka iturri nagusienak

sozialean kokatzen dira kolektibo zaurgarrienean arartekoaren bulegoak gizartearen etsipen mailaren neurgailu on bihurtu dira baita gure gizartea babesteko sistemak emandako erantzunaren eskasiarena ere honen adibide garbia da

gehien igo direnak aurreko urtetan bezala honek lanbideren kudeaketa arazo larriak

bazterketa soziala dela eta ehuneko laurogeita hamazazpiko kexak lanbiderekin dute zerikusia lanbideren funtzionamendu txarrarekin

osagarrizko prestazioarekin eta ziur naiz datorren urteko txostenak ere bide berdina izango duela ikusi besterik ez dago bidali diren hamar mila eskutitzak

jasotzen duten ehuneko hamazazpia zuk zeuk aitortu duzuna ararteko jauna ez zela hori gertatu behar izan

dokumentua egin zenuten informe diagnostiko lanbide

egunotan harritu egin gaitu bi mila hamalauko urriaren emandako errekomendazioa non plataforma batzuk gogor kritikatu zuten espero dezagun arartekoak informazioa eta laguntza eskutitza iritsi zaien guzti horiei arrakala soziala eman daitekeen momentu honetan oso garrantzitsua da gure ikuspuntutik gizarte babeserako dugun sistema aztertu eta eguneratzea

badakizu kontrako norabidean doan jendea hementxe bertan daukagula ikusi besterik ez dago partido popularrak zer egin nahi duen haustura soziala handitu egin nahi du

gasteizko alkateak proposatutako neurriekin urteetan zehar gure autonomia erkidegoan denon artean eraiki dugun babes sistema publikoari eraso bortitza egin zaio bere funtzio eta helburuak kolokan jarriz

bideratzeko bideak jarriz eskubide sozialetaz ari gara giza eskubideetaz ari gara bazterketa ekiditeko neurri eta

eraiki dezagun babes sistema publiko sendo bat horixe da arartekoak esaten duena eta euskal herritarrek eskatzen dutena

aperzibimenduei dagokienez esanguratsua da ortuellako alkateari eginikoa denegación de empadronamiento

zoritxarrez berriro azalduko dira ikusi besterik ez dago aurten bertan bizi izan dugun sestaoko kasua edota egunotan gasteizko alkateak lehen esan dudan bezala esandakoak oso da kezkagarria etorkinekiko sortzen ari den errefusa

ez da egia eta horixe da hainbatek sortu nahi duen estereotipoa baina euskal gizartea

gaur bertan jakin dugun bezala euskal herritarren ehuneko laurogeita zazpik uste dute jende guztiak eskubide berak izan behar dituela

madrileko gobernuak daraman espetxe politikarekiko egiten den erreferentzia azpimarratu nahiko nuke politika hau izan ere eskubide horien ukazioan oinarritzen da alde batetik trasladoak zigorrak destinoak

baita beste autonomia erkidego batzuetan dauden zentroetako espetxeen osasungintzari lotutako arazoak ere

madrilgo gobernuak daraman espetxe politikaren ondorioak dira mendekuan oinarritutako espetxe politika baten ondorioak sakabanaketaren ondorioak dira

torturari dagokionez aipamena egiten du txostenak ere eta

martxoan nazio batuetako giza eskubideen batzordeak arrazoia eman zion bizkaiko emakume batek jarritako tortura salaketari urrian bere txostena atera zuen europako kontseiluko giza eskubidetarako komisarioak

jakin izan dugu europako giza eskubideen auzitegiak bost

estatu espainolari ikerketa ez egiteagatik datorren urtean ere zoritxarrez gai hau

bestalde kexen arloan ere badira gizarte eskubideekin lotura dutenak hizkuntza hezkuntza osasuna etxebizitza

izan ere kexa hauen guztien oinarria gobernuak egindako murrizketak dira horietan oinarritzen dira hona hemen horietako batzuk hizkuntza politika hizkuntza eskubideen atalean beste behin ere agerian geratzen da euskaldunen hizkuntza eskubideak ez direla

eta orioko alkateek jarritako kexa bertako bake epaitegietan erdalduna jarri zen euskalduna jarri beharrean ordura arte zegoen bezala

ezin daiteke izan bi hizkuntza ofizial ditugun herri honetan beti euskal hiztunek kexak agertu behar izatea gure eskubidea bermatzeko

eta hau ez da herritarren irudipen subjektiboa baizik eta errealitate objektibo eta egiaztagarria hezkuntzari dagokionean alde batetik garraioarekin zerikusia duten arazoak azaltzen dira

arazoak oraindik konpondu gabe jarraitzen du bestalde sopuertako la baluga handitzen elkartearen kexa dugu txostenean

lehen hezkuntzan eskatuz arazoa konpondu gabe are gehiago bertako alkatea eta bi guraso gose greban noiz arte lehendakaria ez dut hemen ikusten nire interbentzioa bukatu eta gero gurasoek helarazi didaten eskutitza eman nahi nion

etxebizitzari dagokionean etxebizitza legea tramitatzen hasi izanaren garrantzia azpimarratzen du behingoz etxebizitza eskubidea horixe

modu erreal batean bi mila hamalau amaitzear den honetan oraindik eztabaidan jarraitzen dugu

kaleratzeen gaia ere aipatzen da legebiltzarretik eskatu diren lege egokitzapenen alde egiten du baina eragin gutxi izan du honek herritarrak babestu beharrean finantza erakundeak babesten direlako larria da

aurre egiteko arazoak jende askok dituela alokabidek kudeatzen dituen babestutako etxeen alokairua ordaintzeko familia askok dituzten

onartu zuen neurri sorta bat eta hauei entzungor egiten jarraitzen du jaurlaritzak datorren

beraz zoritxarrez ere gai hau aterako da berdintasun arloari dagokionez eta genero indarkeriari dagokionez

askotan esaten du hala nola etxebizitza alorrean eta lanerako sarbidean haur pobreziaz

arartekoa baina ezin dugu ahaztu haurrak familietan bizi direla ez direla bakarrik bizi beraz soluzioa familiari babesa ematetik pasatu behar du gure ikuspuntutik ingurumen arloari dagokionez fracking az luze eta zabal aritzen da argi eta garbi eskatzen du moratoria bat jaurlaritzak ez du kasurik egin bukatze aldera

bukatu nahiko nuke nik ere bitartekotza lana egin dezala egoera ekonomiko larria duten pertsonengan elkartasuna sustatzeko herritarren artean izan ere erabakitzeko garaia da ea osasuna etxebizitza hezkuntza politika sozialak eta ideiak jende aurrean adieraztea eskubideak ote diren ala ekonomien oparo aldietarako erreserbatutako pribilegio hutsak guk

eskubideak dira eta bermatu behar dira eta botere publikoei dagokie hori bermatzea agur batekin bukatu nahiko nuke izan ere urriaren hamabostean funtzioetan izango zara arartekoa

jakin badakizu gure artean adostasunak eta desadostasunak egon direla

legebiltzar honetan gelditu den irudia hauxe izango da hemen bizi garen pertsonen eskubideen defentsan egin duzun lana itsaso zabaleko

ondo joan dakizula ibilbide berrian besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko agirrezabala jauna eta amaitzeko eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

egun on guztioi eusko abertzaleak taldearen izenean eskerrik beroenak lamarca arartekoari

egin duzuen lanagatik mila esker denoi benetan zuen agintea

eta gaur osoko bilkuran zuen urteko azken txostenaren azalpena egin duzuen egunean momentu egokia iruditzen zaigu zuen urteetako lana goraipatzeko eta arartekoaren erakundearen garrantzia azpimarratzeko

herritarren oinarrizko eskubideak bermatzeko goi kargua da arartekoa

bere jarduera administrazio publikoko erakundeekiko independentzia osoz betetzen du bere lana eta gure ustez saiatu da arartekoa helburu hauei zintzotasun osoz heltzen eta saiatuz gainera lortu gehienetan herritarrek oso balorazio ona egiten dute erakundeari buruz unzalu jaunak berak ere aipatu duenez eta guretzat gure taldearentzat

aipatzea gaurkoan ere beti ez ditugu bere erabakiak edo gomendioak konpartitu hizkuntzaren erabilerari dagokionez

bilingüe también urtero bezala egitura berbera eduki du bi mila hamairuko txostenak txostenaren bigarren atala

buruz mintzatzen da administrazioaren arlo ezberdinetan arartekoak egindako lanak jarduera desegokiak kexak gomendioak batzen ditu besteak beste arlo hauetan hezkuntza eskubideak kultura eta kiroletik hasita hezkuntza segurtasuna justizia ingurumena herri lanak garraioak eta azpiegiturak osasuna lana eta gizarte segurantza etxebizitza arloraino

arartekoaren jarduerak arreta publiko berezia publikoa behar duten taldeak babesteko azaltzen ditu zehatz mehatz gure ustez lan arlo hau oso garrantzitsua da egoera txarrean dauden taldeen babes berezia duelako helburutzat eta talde hauen artean ondorengoak ditugu familiak emakumeen berdintasuna eta osotasuna eta arartekoak berak gaur amagoia elezkano aipatu du eta guk hemen eskerrak eman nahi dizkiogu zeren eta iaz ia bazegoen baina aurtengo urteetan

tratu txarren biktimen izenak urteko txostenetan eta iaztik aurrera agertzen dira eta gure ustetan garrantzitsua zen izen hauek txostenean agertzea baita

espetxeratuak gizarteratzea ijitoak eta beste gutxiengo kultural batzuk

adinekoak eta mendetasun egoeran dauden pertsonak eta azkenik talde terroristen biktimak

genituen komentarioak zalantzak galderak eta erantzunak

eduki genuen giza eskubideetako batzordean egin genituen eta esandako guztia ez errepikatzearren interesatu zuen guztiok akta irakur dezakezuenez

en el día de hoy eta azken hitzak berriz ere arartekoaren erakundearen lana azken hamar urteotan eskertzeko eta azpimarratzeko

bere ibilbide berrian euzko abertzaleak taldeak orain arte egin duen bezala jarraituko du

iñigo lamarca jauna beti edukiko gaituzula bidelagun gai honetan besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea